arratsalde on denoi interes handiz jarraitu ditut talde guztien

argi dago legebiltzarra dela eztabaida politikoaren lekua eta argi baita ere momentu politiko berezia bizi dugula gaur arratsaldean gure

bozeramaile ezberdinek hitz egin ondoren eta hitz egiten zuten bitartean entzundakoa entzunda ere beste behin ere

aurrean niri dagokit errespetua begirunea eta tolerantzia ezinbestekoak agertzea eta balio hauetan oinarrituta eskainiko dut nire ikuspegia goizean planteatu ditudan gobernuaren hiru lan ardatzetan gero sakonduko dut zehatz

baina goizean erabilitako hiru lan ardatzei jarraiki ekonomia berpiztea eta enplegua sustatzea da gure lehentasuna

eta bestetik bidea jorratu behar dugula estatus politiko berri baten oinarriak adostu ahal izateko kudeaketaren alorrean ikuspegi eta

ematen du edo hala pentsatzen dut bat gatozela dugun egoera ekonomikoan zerbitzu publikoak mantentzea eta gizarte politikak bermatzea direla

enplegu aukera berriak sustatu behar ditugu eta kalitatezko enplegua bultzatu comienzo por las coincidencias de mis

euskaraz esan duzu aterpetik atera eta ez galdu azken urtea esan egin duzu plan motzak ditugula ez dugula begiratzen epe ertainera edo epe luzera gero sartuko naiz horretan ere eta ez etorkizunera begira daudenak

nola egingo genukeen planteamendu edo egiten dugun planteamendua gero sartu zara lanbideren datuetan eta bai

lotuta dagoen pobrezia eta sozialistek esaten duzuena baita gizarte dialogoa edo elkarrizketaren alorrean ere aipamenak egin dituzu

baita jarraipenezko heziketa aldarrikatu egin duzu eta horren aurrean egin beharreko planteamenduak aldarrikatu egin duzu baita aldundiekin foru aldundiekin izan beharko genukeen giza kohesiorako funtsa

dela eta salatu egin duzu badirela laurogeita hiru mila etxe monoparentalak

eta nolabait pobreziak baduela aurpegi bat eta gehienbat dela emakumearen aurpegia pobreziari dagokion aldetik

y pactemos arraiz jauna eh bilduren izenean ikuspegia

askotan aldatzera behartu egiten gaituelako eta horretaz galdera bat jarri duzu eta zein euskal herria utzi nahi zeniokeen zure alabei edo zein utzi nahiko geniokeen gure seme alabei eta gero nik uste dut zure parte hartzearen gehiengo luze bat izan dela espainiako gobernuari buruz aipatutakoa eta gatazka konponduko dugula

prozesua itzuli ezina dela eta bermeak aipatu egiten dituzu eta bermetaz

zuen burua eskaintzen duzue bermatzaile gisa eta berma gisa salatu egin duzu legebiltzarra gizartearen atzetik doala eta gero kataluniari buruzko aipamena egin duzu eta galdetu egin duzu eta hemen zer eta hor

autogobernu lantaldea dugu eta zuk esan baduzu autogobernu lantalde horretan borondate osoa duzuela ekarpenak egiteko autogobernu lantaldea duzu

akordiorako proposamena eta oinarritu egin duzu akordiorako proposamena eskubide historikoetan eta eskubide historiak gaurkotuta

hara nola eskubide historikoak eh bilduren baitan nik ez dakit eh bilduren baitan dela eh bildu beste sortuz gainera beste indar politiko batzuk osatu egiten dutelako eta bere historia dutelako

sortuk behin eta berriz egiten dituen aldaketak behartu egin duelako

eskubide historikoetan oinarritzera proposamen politiko berri honetan lege proposamena

eta guk euskal herriaz hitz egiten genuela eta ley de empoderamiento de la ciudadanía orain eh bilduren aldetik

ley de empoderamiento eta guk planteatu egiten dugun galdeketa hitzartua eta legala

eta gure buruaren jabe izan beharko genukeela guzti honi erantzun bat eman ahal izateko berriz espainiako gobernuari salaketa egitera sartu egin zarelarik eta horretan bai espainiako gobernuarekiko aipamenean egin duzu

espainiako gobernuarekiko dituen harremanen porrota eta horretan bai eskuzabaltasuna agertu egin duzu beti bezala eh bilduren eskutik eusko jaurlaritzak zuen eskua luzatuta ikusi beharko lukeela beste urrats batzuk eman ahal izateko jaurlaritzak aitzakia gisa erabiltzen duela egoera hau gero eta politika neoliberalagoak

ezarri egin ahal izateko arraiz jauna jaiotze tasagatik egin dudan aipamena entzun didazula ikusi dut

zorionak arraiz jauna zorionak sémper jauna ez dakit besterik inor zoriondu beharko dudan

nire erantzuna ekonomiaren eta ekonomia arloarekin hasiko naiz ekonomia eta politika publikoen arloarekin hasiko naiz gaur goizean

ezin da ukatu duela hiru urte baino hobeto gaudela hazkunde ekonomikoaren eta enpleguaren datuak eman ditut

baina horrekin batera dauzkagun gabeziak eta arazoak ere onartu egiten dut eta hala esan dut goizean ere krisialdi luze eta gogorrean murgilduta ibili gara

eta jasaten jarraitzen dugu baina onartu dezagun egoera ekonomikoari buelta ematea lortu dugula hau ez da izan eta goizean esan egin dut gobernuaren ekarpena elkarlanari esker lortu egin dugula argi eta garbi azpimarratu dut nire goizeko ekitaldian dena den ideia

pertsona da pertsonei zerbitzua bermatzea eta aukera berriak eskaintzea hori da gure programaren lehentasuna críticas

con realismo y con tenacidad argi eta garbi errepikatuko dut euskadik estrategia ekonomiko bat dauka euskadik etorkizunari begiratzen dion

enpresei finantzazioa eskaintzeko programak elkargi eta oinarrirekin hitzarmenak

merkataritza ganberekin daukagun hitzarmena global lehian programa

hau da gure politika ekonomikoa idatzita dago eta betetzen ari gara

gure gobernuaren lehentasuna dira lehen aipatu egin dut

eta espainian gizarte politiketan inbertitzen denaren eta inbertitzea aipatu egiten dut ez gastatzea ehuneko berrogeia hemen inbertitzen da gizarte eta erakunde solidarioak ditugu eta hiru hamarkada daramagu elkartasuna erakusten badakigu

ezagutzen dugu egoeraren zailtasuna baina onartu beharko dugu denon artean baita ere errealitate hau berriz diot hau ez da gobernuaren eginkizun bat soilik

a lo que es esa demanda hezkuntzan eta euskara politikan ezinbestekoa da parte hartzea eta adostasuna lehen aipatu egin ditut alderdi popularretik eta

baina epe honetan euskal hezkuntza sistema erakutsi du emaitza hobeak emateko gaitasuna

lege bat inposatzea euskarak beste alde batetik

eta aurrera egiten jarraitu behar du etorkizuna bermatuta daukala esan dugu bai baina horrek ez du esan nahi lana bukatuta dagoenik ezta gutxiagorik ere badakigu ez dugula bidea amaitu baina urratsez urrats eta ekintzaz ekintza aurrera goaz eta esan bezala

kostu ekonomikoa ez izatea eragozpen heldutan ere euskara ikasteko aukera izateko se nos reprocha

bakea eta bizikidetza aipatu egin da eta nola ez

bakea eta bizikidetzan gure eginkizunaren helburua azpimarratu nahi dut

gizartea elkartzea nola egingo dugu agindutakoa betez beraz planean onartu genituen hemezortzi eginkizunak eta ekimenak martxan jarriz etorkizuneko protagonista ez gara

etorkizuneko protagonista euskal gizartea izatea nahi dugu helburu horrekin zuzentzen ditugu gure programa guztiak aurten martxan jarritako bi azpimarratuko ditut gogora institutua alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleak batera bultzatutako lege ekimen baten ondorioz bigarren honek batera kasuan biktimen ekarri bati erantzuten dio hau da etorkizuneko eraikuntzan partaide izateko nahia

berriz diot legegintzaldi honen hasieran esan egin nuena ongi etorria ematen diogu eztabaida honi baina euskadin erakundeen arteko harremanak ondo funtzionatzen du herrialde txiki bat gara gertu daude alderdi guztiek dute eta ezin izan dute erakunde horietan ardura

honetan ere hobetu daitezkeela noski baietz ez dut ukatuko baina gure erakunde arkitektura ez da gaur arazo bat alderantziz esango nuke bereizten gaituen aukera positibo bat da nire ustez

autogobernuari buruzko atala estatus politiko berriaren inguruan gaur goizean eusko jaurlaritzaren

ezin dugu ahaztu lantalde bat ari dela lanean legebiltzar honetan ezin dugula ahaztu bere eginkizuna dela diagnostiko partekatu bat adostea eta gero oinarri hori hartuta eta lantaldeak horrela erabakitzen badu jaurlaritzak proposamen zehatz bat egiteko disposizioa azaldu du

proposamen bat egin dezagun eta behin eta berriz esaten dugu lantalde bat dagoela non legebiltzar talde bakoitzak duela erantzukizuna bere proposamena aurkeztu ahal izateko eta jaurlaritzari leporatzea suposatzen du

norbere burua azalean ez agertu egin ahal izateko dena den gure printzipioak argi eta garbi azaldu ditut eta ideia bat berretsi gure eskubide historikoak haziak dira eta autogobernua fruitua eginkizuna da hazi horri fruitu gehiago ateratzen saiatzea

dena den ongi etorria ez zuen estatutua onartu baina orain onartzen dituen erakunde etxea emandako ekarpenak

urtean ez zuen autodeterminazio eskubidea onartu ezker abertzaleak ez zuen kontsulta legea onartu

ezta ere erabakitzeko eskubidea orain onarpenaren planta egiten du baina arazoa da ez duela egiten adostasuna indartzeko baizik eta desberdintasunak areagotzeko eta beti ere euzko alderdi jeltzalea bere begi bistan

asko lortu ditugu eta orain garai berri honetan aukera paregabea dugu eta hori izan behar da gure helburua behintzat hori da nire helburua

arazoak ezagutzen ditut zailtasunak ere bai baina konfiantza daukat konfiantza erakundeengan baita euskal gizartearengan ere gaur gobernuak programa bete egingo duela azpimarratu nahi izan dut agindutako hitza bete egingo dugu eta etorkizunaren gakoa

berretsi egiten dut hori izango da jaurlaritzaren ahalegina elkarlana areagotzea denon artean dauzkagun erronkak gainditu egin ahal izateko
eskerrik asko berriz ere eskerrik asko lehendakari jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa

como lehendakari eskerrik asko maneiro jauna

en el gobierno vasco muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria mendia andrea zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jaunak dauka hitza

pentsatzen genuen politika orokorrari buruzko bilkura bat zela eta barkatu atrebentzia

baina iruditzen zaigu igual eztabaida hau ez dela behintzat herritarrek eta egoerak eskatzen duten neurrian egon agian gure ekarpenak ere ez du horretan lagundu baina espainiar estatua zer nolako egoeran dagoen kontuan hartuta zer nolako eztabaidak irekitzen ari diren europa osoan baita espainiar estatuan eta katalunian sortzen ari den egoera berria kontuan hartuta iruditzen zaigu

historikoak eskatzen digula neurrian egotea eta badaukagu sentsazioa legebiltzar hau politikoki inoperantziara zigortzen ari garela

hitz egin dugu guk aipatu dugu eta berriro esango dugu

iragana lehentasuna denik baina ez da gaiari iskin egitearren

lehentasuna izan beharko lukeela oraindik konpontzeke dagoen guztia lehentasuna izan beharko lukeelako horretan noski guk uste dugu armagabetzea

biktima guztiak eta presoak direla lehentasun horiek direlako

gauzak lehen aipatu dut gaiari iskin egin gabe nik uste dut gaur

iraganari buruz hitz egiteko aukera izan dugula nik hitz egin dut eta ez dakit baina nik uste dut gauza berriak ere esan ditugula agian

dugula baizik eta ez digula elkarri entzuten hori da behintzat gure irudipena ez dugula elkar entzuten eta horregatik igual asko hitz egin arren ez diogu elkarri komunikatzen zentzu horretan guk uste dugu esan dugula igual euskaraz esan izanagatik izango da eta

argala argala militante de eta

ezer halakorik gerta ez dadin baina ematen du indarkeria amaitu dela indarkeria bat amaitu da baina beste batzuk hor daude eta horiek amaitu behar dute behingoz amaitu behar dute

horren inguruan autokritikak direla eta ez direla egibar jauna berriro ere aritu da hemen irakasgaiak ematen gainontzeko guztiei horren inguruan

autogobernuari buruz ere iruditzen zaigu ez diguzuela entzuten behintzat esan dugu

eta kontsulta legea ahalduntzeko lege hori guk planteatzen dugu gai horretaz eta beste gauza batzuetaz ere erabakitzeko

tresna bat da horregatik autogobernuari buruzko lantalde horretatik kanpo gelditu behar du

eta akordio politikoan guk bai kokatzen dugu autogobernuari buruzko ponentzian

eta proposamen horren baitan bi ardatz edo badaude bata da

eskubide historikoen gaurkotzea eta horretan zuek har dezakezue nahi duzuena guk hor ikusten dugu akaso balizko akordio baterako aukera

gure ustez erkidego honi dagokion eskumen maila bakarrik mugatu dezakeela

hori da plantatzen duguna argi eta garbi eta hortik aurrera

aukera egon daitezkeela borondate minimorik baldin balego

ustedes dirán eta ea katalunia eredua den ala ez nik ez dakit baina katalunian gertatzen ari den guztiarekin pleno honetan guri egindako erreplikaren bukaeran

zer nolako garrantzia ematen zaion halako gertakari politikoki

eta alde horretatik ez dakit katalunia eredua den ala ez den baina katalunia bidea egiten ari da

bidea egiten ari direlako guk gure bidea egin nahi dugu baina hemen gaur egun

paralisia da nagusi eta guk uste dugu hori dela estatuari aurre egiteko borondaterik ez dagoelako eta hori mozorrotzen da beste hitz batzuekin

guk hartu beharko dugu eta hori argi ez dugun momentutik oso zaila izango da aurrera egitea gure bidea egiten hastea hori da guk bilatzen duguna

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jauna zure da hitza

bi hiru puntualizazio bat el plan de reactivación económica

arraiz jauna bueno ikusten dudana da

oso azal finekoa zarela oso azal finekoa zarela

nik ere ez daukat zurekin sestran ibili beharrik eta aplikatu dut xabier letek abestian esaten duena

jarrai zure bidetik hobe da horrela gauza denen gainetik haizea bezala azal finekook behintzat

nik pentsatzen nuen politikan aritzeko ez zela azal kontua baita ere noski

inportanteena da heldutasun politikoa eta nik ez dut uste inongo moral ikasgairik eman diodanik inori zergatik pnvk ere bere autokritika egiten du egiten du

eta aipatu duzun estatus politiko berriaren inguruan eta kontsulta aizu orain

ezker abertzaleak garai hartan beste estrategia batzuetan zegoen baina bai sartu genuen guk estatutu politiko berriaren testuan bertan

irakurri eta hor ikusiko duzu harik eta demokratiko baten gauzatze prozesua nola egiten den erabakitzeko eskubidearen inguruan

hori planteatu genuen eta defendatzen dugu gaur ere herri honek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela eta

lehengo saioan aurreko saioan amaitzean esan dizudana

zuena baina pentsatzea norberak bere burua edo bere politikaren aldeko apustua egiteko garaian derrigorrez

iraganean batzuk eta bestek izan ditugun portaerak edo estrategiak behintzat

zergatik orain arte hori ez da posible izan baina guk eraiki nahi dugu herri hau eraikitzen hasi ginen eta eraikitako

eraikuntza jarraituko du beti gora herri borondatearen babesa tarteko hori da gure bidea eta leial leial jokatzen baldin badugu denak ponentzian autogobernuaren ponentzian bakoitzak jarri beharko du mahai gainean zein da bere proposamena

zerbait gauzatzeko gai garen ala ez baina guk ikusten dugu proiektu politikoa proiektu politikoa eta proiektu politiko horren ardatz

izan daiteke jakina erabakitzeko eskubidea alor guztietan

esatea hemen berdin dela herri baten etorkizuna erabakitzea edo

hori ondo esplikatu beharko duzue zergatik nazioak

erabakitzeko eskubidea eta gainontzekoak izan daitezke kontsulta lege batean sartu daitezkeen edo parte hartze baten barruan sartu daitezkeen kontsultak

eta aita berri izango zarenez ba zaindu kutisa zergatik azal finekook

behintzat politikan kasu legebiltzar honetan eskerrik asko